besteko proposamena ikerketaren aldeko itun bat bultzatzeari buruz

legebiltzarkideok lehendakari sailburu

ikerketaren aldeko itun bat ikerketak baliabide nahikoak behar ditu bereziki baliabideen jarraitutasuna behar du

denbora motzean urte askoko lana eta ahalegina zapuztu egin dezaketela horregatik proposatzen dugu ikerketari dagokionez ehuneko bosteko gehikuntza etengabea gure urteroko aurrekontuetan gure herriaren

produkzio molde berriak balio erantzi handiko jardueretara zuzentzean datza eta horrek ikerketa sektore sendo bat eskatzen du

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza

kaixo arratsalde on guztioi isabel celaá andreak hasiera eman dio bere interbentzioari parlamentu batean emandako eztabaida bat aipatzen eta nik gauza bera egingo dut ez dago adostuta baina kointzidentzia bat izan da ganbera honetan egondako eztabaida bat aipatuko dut hasiera honetan

bera aipatu den estatu batuetako kongresua baino xumeagoa da apur bat xumeagoa bada baina hemen ere gai horietaz hitz egiten dugu eta adibidez pasaden astean eztabaida bat eduki genuen

reyes jaunak arantza tapiari galdetu zionean interpelazio bat egin zionean ikerkuntza eta garapenari dedikatzen zitzaizkion fondoen

jaitsieraren inguruan egon zen elkarrizketa oso interesantea zeinean

erantzuten zion gauzak hobeto antolatuta zeudela plan berrian eta guk ez dugu uste gauza bateraezinak direnik edo kontrajarriak daudenik

diru gehiago inbertitu behar da eta arantza tapiak esaten zuena da hobeto antolatu behar dugun gure egitura

ez dira bateraezinak osagarriak dira guztiz osagarriak eta guztiz ezinbestekoak dira bi dimentsioak gai honekin eta gai guztiekin dimentsio kuantitatiboa eta kualitatiboa

hobeto antolatu behar dugu gure sarea ikerketa sarea baina gainera eta hori oso inportantea eta ezinbestekoa da diru gehiago inbertitu behar dugu ere

helburuak edo helburu ekonomikoak betetzen badira ere plan honetan jasotzen direnak ez ginateke egongo kokatuta europar batasunak ezarri dituen parametroetan

intentar parecer están eta oso arriskutsua da kasu honetan autokonplazentzian erortzea eta oso kezkagarria iruditzen zait behin eta berriro arduradun publiko batzuen

las inversiones públicas y privadas eta horretarako dator akordio edo proposamen hau espero dugu akordio bihurtzea eta

errealitate askoz zapalago batean gaude eta egin behar dugu lehenespen ariketa bat erabaki behar dugu nora joan nahi dugun markatu behar ditugu ildo estrategikoak baina bermatu behar dugu

eskuragarri daudela ados gaude teorian industriaren garrantziaz ados gaude ikerketa garapena eta berrikuntzaren garrantziaz ados gaude

paperaz beraz goazen hori guztia aktibatzeko eta

errealitatea bihurtzea eta aipatuko dut historian egon den estrategarik handienetako baten esaldi bat napoleónena hain zuzen ere seguru asko ezagutzen duzue esaldia baina berak esaten zuen

hiru gauza behar zirela dirua dirua eta dirua konpromiso hauek betetzeko

behar dugu besteak beste dirua dirua eta dirua eta horretarako dator proposamen hau konpromiso zehatzak markatzeko konpromiso anbiziozo baina errealistak

en desarrollo adostu duguna eta proposatzen duguna mozioan da diru gehiago inbertitzea eta kantitate horri jartzea kopuru zehatz bat zoru bat kantitate minimo bat bermatzeko hazkunde etengabe bat dagoela inbertsio publikoari dagokionez arlo honetan el plan actual

seinale argi bat bidaltzeko euskal gizarteari eta seinale hori esan nahi duena da instituzio publikoak konprometitzen direla etorkizunerako apustu sendo bat egitearekin ikerketa garapena eta berrikuntzarekin bakarrik gainera ez da aukera bat

lan harremanei buruz publiko eta pribatuen arteko orekei buruz horretaz hitz egin dezakegu eta eztabaidatu eta egongo direla baina uste dut ez dagoela zalantzan gure etorkizun ekonomikoa nondik pasatzen den eredu produktibo berri bat teknologian ekologian eta eskubide sozialetan oinarrituta

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den corrales anderea zurea da hitza

euskadik ikerketa eta berrikuntzaren alde egiten du gure herriaren nortasuna agirian dago eta beste erkidego eta estatuetatik desberdintzeko elementu adierazgarri bat da

urtean eusko jaurlaritzaren politiken sostenguaren puntu garrantzitsu bat ezagutzaren aldeko apustua da tribuna honetan entzuten ditugun

artean ezin izango dugu honen kontrako esan edo pentsa dezakeen

eta hori politika arloan bada elementu ezberdintzaile bat azpimarratzen dudan ikuspegi amankomun bat elkarbanatzea konpetitiboagoa izateko markatzen dugun bide egokiaren elementu garrantzitsu bat izatearen

xehetasunak helduko dira bai eta gaur eztabaidatu egingo ditugu baina oinarri hori guztiok arro

gure herriaren oparotasunaren bila gabiltza pertsonen oparotasuna enpresena kanpainaren bateko esloganen batek adierazten duen euskadi

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa ez du hitzik hartuko euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza

andrea eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

gure gaurko legez besteko proposamen honetan edo gaur aprobatuko dugun proposamen honetan eskatzen den aurrekontu igoera

da hain zuzen ere inbertsioak egingo dugula ikerkuntza eta garapenean edozein egoera dagoela eta blindatu beharko dugula arlo honetan egiten den inbertsioa estrategikoa delako eta hori da proiektatu nahi dugun mezua eta gu saiatu gara eta lortu dugu onartua izatea gaur egun

beste elementu osagarri batzuk uste dugula perspektiba integralagoa ematen diogula gaur egun aprobatuko dugunari

eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andreak ez du hitzik hartu behar

euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa

egiteko presidenta

denak horrela izaten dira nahikoa da nola da

bat bi hiru eta bost

bat bi eta bosgarren puntua bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez onartuta geratu dira bat bi eta bost puntuak jarraian hiru eta lau bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

aho batez onartu dira hiru eta lau eta amaitzeko sei eta zazpi bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira sei eta zazpi puntuak

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena lanbiden aztarna digitala ezartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko sarasua anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

lehendakari legebiltzarkideok arratsaldeon guztioi berriz maroto jaunaren gai bakarrekin zerikusia duen legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri

eta beharrezkoak diren eskakizunei buruzko gorabeherei buruz gaurkoan lanbiden aztarna digitala ezartzea eskatzen du alderdi popularrak

eta ahal den heinean bizitza pribatuan ere zergatik ez ondo iruditzen zaigu baliabide berriak erabiltzea guztion

erraztu ahal dituztenak ez dugunak inondik inora konpartitzen da berrikuntzak

sin éxito de momento bai eusko alderdi jeltzalea eta bai eusko jaurlaritza prest gaude behar beste lan egiteko

hobetzeko horretan bide lagun edukiko gaituzue legebiltzarreko talde guztiek bat egitea zuen posturaren kontra lortu duzu maroto jauna

beraz administrazio eta administratuen arteko hartu emanak

horretarako erabili behar diren medio seguru guztiak martxan jartzea babestuko dugularik baina onartezina da zure diskurtsoa iruzurra diru sarrerak bermatzen dituzten laguntzen dituenekin lotzea estigmatizazioen kontra gaude eta zuk eta zure alderdiak min handia eragiten diozue laguntza honen beharrizana duten pertsonei

dejo aquí esta primera parte eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrak hauteskundeak berehala direla eskerrak

dagoela jakin bagenekien noiz hasi zen estrategia hau eta noiz amaituko zen azken hilabete honetan maroto jaunak

ekarri du bere hauteskunde kanpaina eta tarte horretan denetarik entzun

lanbidek aztarna digitala ezartzea diru sarrerak bermatzeko errentaren erabiltzaileak horiek bakarrik ezagutzeko

eta juridikoki beharrezkotzat jotzen diren kasuetan

hori guztia bere zioaren arabera administrazio publikoek politika sozialak bermatu beharra daukatelako beti ere

benetan behar duten pertsonen alde jokatuz

asmakeria hau ez du inork sinesten hasteko neurri hau alferrikakoa da diskriminatzailea

lotsagabea berriro ere erabiltzen duzu maroto jauna lanbide pertsonen kontra joateko berriro ere ez du aipatzen nahita

erabiltzaileen inguruan dagoen beste guztia ez zaizu ezer inporta gazteen egoera emakumeen egoera

ez duzu erroldatu ekimenik hemezortzi urtetik gorako gazteen dbe edo

adibidez edo ez duzu inoiz galdetu indarkeria matxistaren biktimen egoerari buruz lanbidera direnean ez duzu inoiz galdetu edo ekimenik erroldatu lan bitartekaritzari buruz interesatzeko eta horiek

hori guztia eta askoz gehiago lanbide da ez zuk erabiltzen dituzun kontzeptuak bakarrik

lanbideren funtzionamenduari eta helburuei buruz

eta seriotasunez hitz egin nahi baduzu hemen gaude euskal herria bildu taldean gaudenok prest gaude prest egongo gara zurekin

agrado gaur argudio asko eman genezake ekarri diguzun proposamena ezer ezean uzteko legez besteko proposamen honek

baina eh bilduren gaurko helburua ez da argudio gehiago ematea gure helburua da herritar batzuen begiak zabaltzea herritarrek jakitea berriro ere erabili egin duzula legebiltzarra bozgorailu bezala zure gezurrak hipokresia eta zinismoa hedatzeko

maroto jaunak eskubide sozialen eta daukagun babes sistemarekin amaitu nahi duela jakin dezala mundu guztiak maroto jauna herritarren egoera larria erabiltzen ari dela botoak

hau ez dela politika garbia egiteko era justu kontrakoa gai honen inguruan erabiltzen duzun jokabidea maroto jauna lotsagarria eta zikina da beste eztabaidetan agerian utzi duzun bezala legez besteko proposamena erroldatzeko momentuan

komunikabideetan gaia kontatzen duzuenean hankatxoa erakusten duzu eta tribunara otsoa etortzen da gaur

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro okertu naiz gaur otsoa ez da agertu maroto jaunak diskurtsoa aldatu du agian erabili duzun estrategiak ez dizkizu eman espero zenuen emaitzak hori da

beitu gauza asko esan dituzu baina batzuetan esaten ez dena

azaldu nahi dugu lehenengo txandan ez dugulako egin zergatik ez dugulako babestuko sinatu duzuen erdibidea gaur osoko bilkura honetan

hobekuntzari buruz ez dugu hitz egin seriotasunez eta zintzotasunez hoy un partido residual

hau astakeria da eta hau da gure erantzuna astakeria honen aurrean gure mesprezu handiena

blanco anderea eztabaida amaituta

bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

hirurogeita zazpi eman dugu bozka zazpi bai hirurogeita bat ez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

ez zazpi abstentzio onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena